egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrenda
hasi baino lehen santiago brouarden omenez minutu bateko isilunea egingo dugu

eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena enplegu publikoa egonkortzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan eh bildu taldeaz aparte beste norbaitek parte hartu nahi du aldeko txandan

aldeko txandan kontrako txandan kontrako txandan

legebiltzarkide andrea urkullu jauna erkoreka jauna guztioi egun on eaen enplegu publikoan dugun behin behinekotasun tasa altua ez da

ondorioa baizik eta politika zehatz batzuen ondorioa da urtez urte hamarkadetan aplikatu den kontratazio eredu zehatz baten

borondate politikoz ondo neurtutako eredu eta ondorioa da sistema publikoan aurkitzen duguna agian sistema publikoa argalagoa eta

edo planifikazio oker baten ondorioa edo negoziazioaren bidez administrazio publikoan aurkitzen ditugun erronka eta arazoei

dugun egoera izatea baina errealitatea da momentu honetan jaurlaritzak bere erabaki eta politiken ondorioz sortu duen infekzioa

dela nola hasieran ez zion garrantzirik eman bere buruari egin zion zauriari denborarekin infekzioa infekzio larri bat sortu du hasieran ur oxigenatu eta betadinekin nahiko bazen orain ez da nahikoa eta gainera bere burua behartua

oso konbentzituta baina ez du irtenbiderik jaurlaritzak duen badaki jaurlaritzak duen arazoari aurre egin beharko diola baina ez dagoenez konbentzituta ba oraindik egiturazko neurriak hartzea baino nahiago du nolabaiteko

kanpora begira eta orain titular handien bidez itxurakeria horretan

ekin dio ope masibo eta handiak izango balira bezala baina tristeena da iragartzen hasi den ope horiek ezin dutela gaur egun dugun

egoera konpondu eta bestelako neurriak behar dituela salbuespeneko neurriak behar dituela hau da salbuespeneko egoera konpontzeko salbuespeneko behar ditugu jaurlaritzari argi geratu behar zaio titularrekin ezin dela politika egin titularrekin ez dira arazoak konpontzen agian lortu dezake gizartean salmenta egitea baina horraino eta bukatu da edo bukatzear dago errentetatik bizitzea kontua da dugun koadroak begiratzen dena begiratuta bueltatzen digun irudia oso gordina dela

langileen ehuneko hogeia langile publikoa diren bitartean eaen ehuneko hamabia da jaurlaritzan hamar langiletik lau behin behineko langileak dira guztira berrogei mila langile zintzilik ditugu eae

hezkuntzan guztira ehuneko berrogeita bateko behin behinekotasunarekin aurkitzen gara irakasle eta langile guztiak kontatuta eta horrek eragina dauka hezkuntza kalitatean hezkuntza proiektuetan ikasleengan emaitzetan osakidetzan ehuneko berrogeita lauarekin aurkitzen gara

ondorio zuzena dauka eraiki den sistema klientealarrean opeak iruzur

eta azken finean osasun arretaren kalitatean ere ertzaintza hori bai ertzaintza da salbuespen bakarra hemen ez dago behin behinekotasunik

behin behinekotasuna eta eragin zuzena dauka estaldura soziala bermatu behar duen

euskal unibertsitatean ehuneko hogeita hamabosta horiek datu batzuk

noiz egin ziren hainbat kategorietan datu deigarriekin aurkitzen gara adibidez

urtean egin zen heziketa berezian bi mila bostgarrena urtean egin zen sukalde eta garbitzaileetan

urtean egin zen beraz ardurak ez dira langileena

transferentzia behar den bezala egiteko modu orekatu eta normalizatuan egiteko eta horrez gainera aurkitzen gara

birjartze tasen ezarpenarekin eta gastuaren kontrolarekin opeak edo egin diren opeak oso urriak eta murriztuak izan dira

nahiz eta nahiz eta borondate politikoa egon denean ertzaintzaren kasuan lege horiek ezarritako mugak gainditu diren eta muga horiek ezabatu diren bestalde plantillak aztertzera joaten baldin bagara

lanpostuen zerrenda ofizialekin eta bestetik aurkitzen gara egunerokoan dauden lanpostuak eta egunerokoan lanean ari diren langileekin eta aldea

kudeaketarako malgutasun bat egon behar dela baina hainbeste hainbeste eta adibidez hezkuntzan bi mila hogeiko aurrekontuetarako buletinean onartuta irakasle funtzionarioetan

lanpostuen zerrenda da egunerokoan maiatzeko datuak hartuta jaurlaritzak eman dizkidan datuak

eta osakidetzara joaten bagara rpta hogeita sei milakoa da eta egunerokoan maiatzeko datuak

galderak dira zenbat lanpostu daude kode gabe

kodea duten lanpostuak zenbat daude lanpostuen zerrendan sartu gabe

tartea eta dauden lanpostuak ez azaleratzeko ze kontratazio eredu erabili du gobernu honek zein kontratazio politika ezartzen ari da

bertan akordio horretan eta dekretu horretan neurriak jasotzen ziren egoera honi aurre egiteko baina ez da bete gobernu honek dekretua berak egindako dekretua baliogabetu du hori da

eta euskal herria bilduren helburua da eta gaur tramitera onartzea ekarri dugun

lege proposamenarekin lortu nahi duguna da eta lortu nahi genuena da

on bat jartzea lurzoru on bat jarri hortik aurrera funtzio publikoan bestelako kontratazio eredu bat ezartzeko eta funtzio publikoa

hori da gure helburua eta lortu nahi duguna lege honekin baina horretarako eta horretarako ze ibilbide ezartzen genuen ze ibilbide ezartzen genuen lehenik eta behin

kode gabeko lanpostuak azaleratzeko diagnostikoa egin eta mahai orokorrean onartu beharko dira egonkortu beharreko lanpostu publiko kopurua zehazteko bi enplegu publikorako eskaintzak onartu ondoren kidego eskala

aurrekontu zuzkidurak onartzea hiru behin behinekotasun tasa handia duten eremuetan talde eta azpitaldeetan enplegua finkatzeko prozesuak abiatu portzentaje handiak dituztenetan txanda bat baino gehiagoko

eginez zenbait kategorietan beraz planteatzen dena finean laburbilduz

enplegu publikoa egonkortzeko prozesuei bidea irekitzea besterik ez kategoria eta azpitalde batzuetan urteetan ez delako aukerarik egon horretarako

oso urria izan delako eta norbaitek esango du justua da justua da herritar orori baldintza berdinetan

bost urte zortzi urte hamabost urte hogei urte funtzio publikoan lanean egon ostean kaleratzea ez denean aukerarik egon

ari gara oraindik ere jubilatzeko dauden hainbat pertsona opetara aurkezteko egoeran daudelako eta egia da egoera ez da erraza egoera konplexua da baina administrazio publikoa urte luzez irauten

denbora denon artean kalitatezko parametroetan zutabe onak ezartzeko

eta bereziki bereziki berriro ez gertatzeko bermeak ezartzeko kontratazio eredua ezartzeko zeren bestela berriro egoera berberean aurki gaitezke behar beharrezkoa dugu kalitatezko enplegu egonkorra sustatu eta

bai eremu publikoan eta bai eremu pribatuan funtzio publikoan dauden zenbait pribilegio ezabatu behar direla noski funtzionariadoaren eredua birmoldatu behar dela

funtzio publikoan lan egitea ez dela eskubide bat jakina jakina baina edozein politikak ez du balio justifikatzeko

ezartzen ari den politika eta funtzionarioen aurka zenbait mezu

edota iritzi publikoa eraikitzeko botatzen diren mezuak ez dira egokiak eta baztertu beharra dago beharra dagoen bezala eta guzti hori gainera beharrezkoa da herritarren bermatzeko egitura ona sendoa izan dezagun eta eraiki dezagun eguneratua eraginkorra gertukoa freskoa euskalduna eta hori da hain zuzen planteatzen genuena berme juridiko guztiak dituen lege bat onartzea

administrazioan dagoen enpleguaren behin behinekotasuna mugatzeko eta enplegua egonkortzeko eta inportanteena berriro ez gertatzeko bermeak kontratazio eredua ezartzeko esan behar dugu ere

gure proposamena jaurlaritzaren menpeko administraziora eta beren sozietate publiko eta organismoetara mugatzen genuela irekiak egonik behin izapidetuta negoziatzeko udalak eta aldundiak sartzeko jakinda

behin legea onartuta mahai orokorrean langileen ordezkaritzarekin adosteko egonkortze prozesuen nondik norakoak besterik ez hau da gure planteamendua baina tristea da bada gobernuak

ez duela baztertu ikustea eta

erabili beharrean balorazio trakets huts bat erabili duela diktamenean gure lege proposamena

eta azkenean elkarrizketari ateak itxi elkarrizketari bidea ireki beharrean erkoreka jauna badakit gaiak ez dakit

zuek enplegu publikorako lege proiektuan txertaturiko xedapenak gure lege proposamena baino berme gehiago dituzte

nahastea eta xedapenak hor sartzea teknika juridikotik hobea da

ez zarete gai mahai orokorrean negoziatzeko eta adostasuna lortzeko

ez duzue ausardiarik izan funtzio publikorako lege proiektua tramitatzeko eta orain kidego eta eskalen lege proiektuarekin zatozte hatzeko atetik bada gaurko proposamenari bide eman beharrean eta guztien artean elkarrizketari atea ireki beharrean

xedapenak ez dira argiak mugatuak dira badakizue agerian utziaz berriro ere ez duzuela borondate tinkorik behin behinekotasunari mugak ezartzeko eta zuentzat

lehentasuna zuen planteamenduetan argi uzten duzue inprobisazioa adabakiak eta gaur egungo politika kontratazio politika mantendu nahi duzuela lege hau atzera botatzea lege proposamen hau tramitera ez onartzea aukera erreal bati uko egitea da aukera erreal bati

elkarri leporatzen nahi dugun guztia baina egia da horrela ere ez dugula ezer konpontzen premia dugulako izugarrizko premia dugulako enplegu publikoaren behin behinekotasunari errotik konponbidea ematea premia dugu adabakiak alboratzeko sistema publiko sendoa

egokitzeko oso zaharkitua den tresna bilakatu delako baina guzti hori kontratazio eredua aldatuz egin behar da lurzoru sendoa jarriz

elkartasunez jokatuz horregatik egin genuen hain planteamendu irekia

elkarrizketari bidea irekitzeko mahai orokorrari protagonismoa emateko urteetan

izaera eta burujabetza errekuperatzeko eta madrileko gonapetik ateratzeko horregatik egiten genuen planteamendu hau zeren azken urteotan gobernu hau mugatu da

besterik ez gai izan beharko ginateke alderdi guztiok sindikatu guztiok behin behinekotasunari bost urteetan

egiteko gai izan beharko ginateke baina badirudi eta ikusita gobernuak egin duen diktamenarekin horretarako aukerarik ez dagoela eta galdera da

eta noiz irekiko du atea elkarrizketari eta akordioari eskerrik asko ubera
andrea aurkako txandara pasatuz arbulo jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera

errespetagarria da ez konpartitzea egin dugun planteamendua eta konponbiderako jarri dugun tresna errespetatzen dut baina adierazi nahi dizut berme juridiko guztiak dituela eta ohikoa den eta mundu guztiak erabiltzen duen tresna bat dela

konponbidea jartzeko gainera tresna hau zuk esan duzu ez dagoela oinarrizko legerik baina gogoratu nahi dizut alde batetik espainian

legeetan onartu zela bide emateko eta bestetik ere dugula

oinarrizko legea beraz hor ez dago inolako

errespetagarria da ez duzuela konpartitzen eta bestetik ere esan nahi dizut inori ez diotela deitu hemen badirudi gobernuaren leloa dela akordioak

nire joko arauak eta nire baloiarekin eta nik esaten dudan bezala eta nik esaten dudanean eta hortik kanpo ez dago akordioa ematen du gobernu honek ez duela ezagutzen zer den elkarrizketa negoziazioa

inori eta horren adibide da ere oso ongi esan duzun bezala batzorde guztietan aipatzen dugulako beraiek blokeatuta daukaten lege proiektua

alderdiokin ere elkarrizketa bideratzeko beraz nola izango dute ausardia desblokeatzeko legebiltzarrean baldin eta presidentzia bera baldin bada baina bitartean zer

zerbitzu publikoak galtzen dute ze azkenean sistema publikoaren zerbitzu publikoen bizkarrezurra langileak direlako eta horretarako kalitatezko enplegu egonkorra ezinbestekoa delako

daukagu sentsazioa edo gobernuak trasladatzen duen inpresioa da beraientzat sistema publikoa karga bat dela karga bat dela

aurre egitea eta azken finean beraiek sortu dute beraiek aplikatutako

ereduaren bidez sortutako egoerari ez diela gai aurre egiteko eta beraz aurkitzen gara garen egoerarekin eta horrela jarraitzen badugu ia ustelduta ez baldin badago

jasanezina baina zuek oso kontziente zarete horretaz pasatzen dena da egonkortasunarena ez duzue

pribatuan enpleguaren inguruko kontratazio ereduaren inguruan daukazuen beste eredu bat duzuelako zilegi da baina klaro

hitz egiten eta sistema publikoak erantzukizun eta ardura badauka herritarren

bermatzeko hezkuntza osakidetza gizarte politikak abar eta abar beraz gaia oso oso inportantea da oso inportantea da eta gaur erkoreka jauna

eskuetan talde guztien eskuetan tresna bat jarri tresna argi bat sinplea denon artean adostu ahal izateko eta agian hainbat kontutan ez ginen ados egongo baina tramitazioari bide emanez gero aukera zegoen moldatzeko

hemen gai izan beharko ginateke sindikatu eta alderdi guztiok bost urtetan behin behinekotasunari aurre egitera lurzoru bat ezarri kontratazioa eredua aldatu funtzionario eredua aldatzen hasteko

beharra dago oso tresna zaharkituta geratu da eta hau aldatzen hasi behar da

okerrago baina ez duena balio da lehen esan dudan bezala edozer gauza justifikatzeko funtzionariadoaren aurkako

eta hori da egiten ari dena eta funtzionariadoan gauza asko daudela aldatzeko noski pribilegiatuak kendu behar direla noski

lurzoru bat finkatu behar dugu kontratazio eredua ondo definitu behar dugu guztien artean eta horretarako aukera dago gauzak ondo eginda bai orduan horretarako bide bat eskaintzen genuen eta pena bat izan da baina iruditzen zait

gobernua nondik etor daitekeen ikusita funtzio publikoko lege proiektuan zeuden xedapenak

egonkortasunera ateratzeko orduan zer egonkortu nahi den eta badirudi

dauden lanpostu horiek baina egunerokoan existitzen direnak eta langileak lanean daudenak ez direla azaleratu nahi ez eta soilik mugatu nahi dela

reposizio batetara joango gara ikusten

guk eskua luzatzen dugu berriro ere bitarteko bat tresna bat behar dugulako dugun salbuespen egoerari egiteko konpondu behar da lehenbailehen eta hor guztiok beharrezkoak dugu azkenean guztion sistema publikoaz ari garelako guztion eskubideak bermatzen dituen sistema zaindu beharko genuke mimatu beharko genuke eta batez ere tresnak jarri behar ditugu benetan sistema ona sendoa izateko eraginkorra izateko

eta adabakien garaia bukatu behar da hemen egiturazko erantzunak behar ditugu politika egin behar da kontratazio

jaurlaritza da baina guk gure erantzukizunari ez diogu iskin egingo eta jarraituko dugu

gai hau garrantzitsua delako oso garrantzitsua delako eta urte asko utzi ditugulako gai honi heldu gabe eskerrik asko ubera

bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez denok prest bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi gure legebiltzar taldeak aspalditik defendatu du eusko jaurlaritzak bezala dagoeneko euskal administrazioetan lan egiten duten milaka pertsonaren talentua aprobetxatu eta egonkortasuna bultzatu behar direla beti oposizioetara aurkezten diren pertsonen eskubideak eta

printzipioak errespetatuz eta hau ez da itxurakeria errealitatea da eta egin diren egiten ari diren eta egingo diren opeetan argi ikusten da horrela ekimen honen xedearekin ados gaude ez diagnostikoarekin ezin gara diagnostikoarekin ados egon eta horrela

uste dugu helburuak izan behar direla euskadiko administrazio publikoetako enpleguaren

jarraitzea eta horretarako marko juridiko berria behar dugu gure funtzio publikoko markoan sakontzen duena eta honetan

bat etorri ekimenak proposatzen duen forma eta edukiarekin gure ustetan oinarrizko zehaztasunak eta bermeak falta zaizkiolako

eusko jaurlaritzaren iritziaren azaroaren bostean emandako iritziaren zentzu berean

eskerrik asko larrauri andrea gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gastu eta inbertsio publikoei bultzada
emateko ibilbide orri fiskal eta finantzario berri bat indarrean jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

eskerrik asko presidente andrea egun on egun on guztioi gaur gure gizartearen eta ekonomiaren garapenerako azken finean gure herriaren

gizarte kohesioa sendotzeko ekoizpen eredua aldatzeko

egoki erantzuteko politika ekonomikoei eman beharreko bultzada

guzti hori gauzatzeko hain beharrezkoa den gastu eta inbertsio publikoei eman beharreko bultzada azken finean azken urteetan europako batasunean indarrean egon diren austeritate politika zorrotzak ezbaian daude batzuk

ez zutela ezer onik ekartzen kontrol ekonomikoak ezin duela pertsonen eskubideen gainetik egon baizik eta horien mesedetan

eraginda datuek zein pertzepzioak atzeraldi ekonomikoaren mamua astindu eta alarma seinaleak pisten ari dira europa osoan zehar

adibide nabarmenena europako lokomotora deritzon alemaniaren kasua da ez da atzeraldian sartu ez baina neurriak hartzeko behar agerian geratu da lokomotora horri indarra emateko egoera horretan gero eta gehiago dira austeritate politikak alde batera utzi eta politika ekonomiko berriak eskatzen dituzten ahotsak izatez

gabeziak eta eragin kaltegarriak salatu dituztenen ahotsak

lerratutako askok ere sektore publikotik lidergoa eta bultzada eskatzen ari dira draghi jaunak europako bankuko presidentzia utzi baino lehen

argi eta garbi esan die zorretan itota ez dauden gobernuei gastu publikoa eta inbertsioak handitzeko ekonomiari bizitasuna emateko

guztiz aplikagarriak dira gure ekonomiak aukerak ditu euskal gizarteak etorkizun hobe bat izan dezake eta horretarako politika publikoek bidea egin behar dute jarduera publikoak tresna ekonomiko guztiak erabili behar ditu guzti hori ahalbidetzeko izan ere

urte asko galdu dira jada gure trantsiziorako bide propioa egiteko eaeko gobernu ezberdinen oniritziarekin espainiak bere egoera okerrari erantzuteko

ñabardurarik gabe gurean aplikatuta

aukerak ematen ditu politika fiskal eta finantzarioak bestelako neurriak badugu aukera eta badugu beharra inbertsio eta gastu publikoak indartzeko urteetan jasandako murrizketak eta paralisia alde batera utziz eta erronka ekologiko industrial zein soziolaboralei taxuz heltzeko herri erronka aurre egiteko guztiz beharrezkoa da tresna guztiak eskuragarri izatea beharrezkoa da gure egoera ekonomikoari erantzuten dion ibilbide orri

berri bat diseinatzea ondo baino hobeto dakigu zeintzuk diren aurrera egitea eragozten diguten frenoak

ahalbideratzen duen aurrera pauso hori estatuko gobernuek inposatutako mugak zalantzan jarri gabe

jaurlaritzek aplikatu dituzten mugak herriaren garapenerako muga hauek oztopo

bina estatua da erabaki duena eaen egon beharreko defizit muga zorpetze muga

oztopo handiena dena gastu araua ez da europa estatu espainola baizik estatuak inposatzen duen gastu araua ez da

agerikoa da eta horretan lan egingo dugu dudarik gabe baina badaude bestelako neurriak hemen hartu behar ditugunak jada errealitate bat den moteltze ekonomikoari

tresna guztiak erabilgarri izan behar ditugulako gaur bihar berandu izan daitekeelako azken aldian entzun dugu azpiazu sailburua lehendakaria bera eta beste ahots batzuk gastu eta inbertsio publikoari bultzada emateko aukera irekitzearen beharra aldarrikatzen

hitzetatik ekintzetara igarotzeko proposamena da gaur hemen mahai gainean jartzen duguna

egoeraren kudeaketa arduratsua egin dezagun hemengo baldintza ekonomikoak kontutan hartuz gastu eta inbertsio publikoei bultzada emateko ibilbide fiskal eta finantzario berri bat eta negoziatu dezagun estatuarekin

aldebikotasun markoan egingarria da posiblea da bultzada hori funtsezkoa da atzean geratzen ari garelako

hainbat gaietan pobreziaren aurkako borrokan edo ikerketa eta garapenean

no les tira lo suficiente de la sisa erantzukizunez eta errealitateaz jabetuta egin dugun proposamenak aldebikotasuna aitortuz eta gure autonomia finantzieroa balorean jarriz gobernu honek

ematen dio baina berau sostengatzen duten alderdiek gaur berriz ere nahiago dute baloiak kanpora botatzea

muzin egitea nahiago dute estatuaren esku uztea herri honek datorrenari erantzuteko izango dituen tresnen definizioa ardura hartzea baino eta tamalez madriletik ondo baino hobeto dakigu ez dator ezer onik

sailburuak horiekin bat egiten dutela esaten du eta horrek soinu ona du baina gaur musika horri letra jarri jartzeko proposamen neurtua jarri dugunean mahai gainean zein da erantzuna immobilismoa hori da gobernua sustengatzen erantzuna ekonomiaren moteltzea errealitate bat da euskal gizarteak eta ekonomiak beharrak ditu eta gobernu hau sostengatzen duten alderdiek gaur

ezezko borobila esango diote gero jaurlaritza etorriko zaigu kexaka

aterako du aitzaki moduan baina gaur gaur jakin badakigu hor zaudetela nahi duzuelako

baina egia esanda madrileko jostunaren lanak hain deseroso ez dituzuela mila esker eskerrik asko pinedo andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi bueno argi dago austeritate politikek ez

gure biztanleriarentzat eta hau esan dugu hainbatetan baina politika hauek defizit soziala finantza defizitaren menpean laga izan dutela eta hau gure taldearentzat askotan azpimarratu dugunez arazo larri bat izan da azken urteotan zehar

oraindik asko daukagula egiteko eta

pozten banau posten kakotxen artean jarriz bost alderditik lauk austeritate politika hauen kontra agertu behar garela gaurko

denok lau alderdi hauek modu berdin batean hauen aurka agertzea ze aukera bazegoen eta aukera oso oso gertu eta gure intentzioa beti izan da diru sarrerei zentzu demokratiko zentzu justu eta sozial bat

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

ni el partido nacionalista vasco ni el partido socialista tienen política fiscal eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburu

ibilbide orri fiskal eta finantziero berri bat diseinatu ibilbide orri fiskal bat finantzaero berri bat diseinatu hau zelan gauzatzen da bost minutu dauzkazu azaltzeko zelan egikaritzen da esto es un ojni

defizit zeroaren dogma daukagula eta hori ere guk ez dugu ulertzen

eta guri bere horretan guri bere horretan

kontuak aztertzen baina guri nolabaiteko

queda dicho ahí guk hausnarketa orokor moduan eta galdetzen zigun

y por último hausnarketa orokor bat egitearren begira gu orain

negoziaketa aurrekontuen negoziaketa batean orain eztabaidak emango dira eta

eta bi mila hogeian baita aurreko zerga erreformaren ebaluazio bat egin beharko dugu eta ebaluazioaren ostean

eztabaidatuko dira baina gonbitea da

egitera eta mesedez zeuen planteamendutan

errealismo printzipio batetik abiatu bestela eztabaida
zaila izango da eta akordioa are zailagoa eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna
erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi berriz ere bueno voy a intentar mantener un orden

ese es el problema arruabarrena jauna eta corcuera andrea begiratu debatea ez dela berria eta

arazo bat dagoelako eta gabezi bat ikusten dugulako gobernu honen jardueran

por voluntad propia eskerrik asko pinedo andrea elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

a cada realidad baina behin hau esanda esan bilduren errezeta

eta guk legea bete egin nahi dugu eta ez baduzue nahi bete hasi zuek hasi zuek

kudeatzen erakunde asko daude aurrekontuekin eta nik egibar jaunaren bideo bat ikusi berri dut irten zen egibar jauna eta helena francoren

aurrekontuen zioan sartzen zuen bai bai testua irakurri zuen eta ez zuen tokatzen zitzaiolako defendatzen

benetan ematen zuen horren alde zegoela eta zorroztasunez gainera beraz legea kunplitu nahi ez baduzue zuen aldetik

ibilbide orri bat orri bide hoja de ruta fiskal berri bat egin behar dela begira ekonomian

eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak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

energia berriztagarri deszentralizatua bultzatzeari buruz eztabaida eta behin betiko talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok guztioi egun on

hacia un futuro mejor etorkizun hobearen bila askotan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan trantsizio energetikoa behar dugula eta trantsizio energetiko horretan energia berriztagarriak

baina hemen euskadin bi arazo ditugu energia berriztagarriekin alde batetik aspalditik datorkigun atzerapena gobernuen jarduera faltagatik

dugun kapazitate mugatua energia berriztagarriak ekoizteko zergatik dugu hain kapazitate mugatua eguzkia soberan ez dugulako eta bestetik haizea edonon ez dagoelako horrexegatik modu zentralizatuan energia berriztagarriak ekoizteko ahalmena murriztuta

horrexegatik energia berriztagarriak era deszentralizatu gabean ekoiztea oso interesgarria da oso interesgarria da eta gizarteak energia horiek garatzeko joera edo nahia duten

eta horrexegatik gaurko ereduaren benetako

energia zentralizatu gabeak iraunkorrak eta

ingurumenaren aldetik eta ekonomikoki justuak

aurre egiteko aukera ezin hobeak direlako horrexegatik

guztion adostasuna bilatzeko gai honetan eta espero dugu talde guztien babesa izango dugula eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

andrea eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

hasi aurretik becerra jauna utzidazu ohar pesimista batekin hasten uste dut ortega y gasset zela esaten zuena

tapiari egin zenion interpelazio bat eta hor hiru puntu jarri zenituen mahai gainean gaur ekarri dituzunak autokontsumoa etxeetako eguzki instalazio termikoak

tanta escapatoria al gobierno besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak

paisajístico y cultural de euskadi eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna erantzunen txandara pasatuz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak rojo andreak ez du hitza hartu behar otero jauna zurea da

en la buena dirección eskerrik asko otero jauna

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenik euskal talde popularraren gehitzeko zuzenketa bozkatuko dugu lehen parrafoa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei

jarraian bigarren parrafoa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra hogeita zortzi abstentzio beraz ez da onartu bigarren puntua jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa hamazazpi abstentzio beraz onartuta geratu da jatorrizko testua

egindako legez besteko proposamena euskal eskola kontseiluko kideei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den de bengoechea andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

mila esker eskerrik asko macazaga andrea

ez da lehenengo aldia euskadiko eskola kontseiluaz hitz egiten duguna etxe honetan eta euskal herria bildun

euskadiko eskola kontseiluak eta horregatik ekimena hartu dugu eta legegintzaldi honetan makina bat proposamen egin ditugu euskadiko eskola kontseiluaren adibidez presidentearen agerraldia eskatu izan dugu beraien egitasmoak ezagutzeko gero ere jarraipena egin diogu eta hainbat aldiz gonbidatu izan dugu

ezagutzeko euskadiko eskola kontseiluaren funtzioa eta osaera aldatzeko proposamenak ere egin ditugu eta oraindik

tramitean dago beraz hainbat proposamen

udaletxeetatik udal ordezkari gisa ere baditugula ordezkariak bertan beraz erabat konprometituta gaude euskadiko eskola kontseiluarekin pentsatzen dugulako

eta gainera momentu honetan bizitzen ari garen

inportantea dela esaterako balizko legera begira akordioak bilatzeko herrietan ditugun segregazio egoerei buelta ematen laguntzeko eta bueno beste hainbat arrazoigatik

proposamenak ere egin ditugu aldaketa sakonak behar dituela hala ere aldaketa sakonak behar ditu funtzioei begira eta osaerari dagokionean

organo bat izatetik benetan hezkuntza komunitateko organo kualifikatu izatera pasatu beharko litzateke organo independentea ez

legitimatuko dituena baizik eta benetan hezkuntza komunitatean bestelako praktikak sinergiak eta bultzatu eta garatuko dituena aurrekontu gehiagorekin funtzionatuko lukeena

dinamikan sakontzeko horregatik ere guk proposatu genuen

bere dinamiketan gehiago sakontzeko benetako hausnarketak egiteko ze oso beharrezkoak ditugu bada jardunaldien bidez eta abar luze bat

iparra markatzen lagunduko lukeena baina

etxe honetan borondaterik horretarako eta hainbat aukera galdu ditugu norabide horretan parte hartzeari dagokienean ere oso kritikoak izan gara zeren esaterako euskadiko eskola kontseiluaren

inposatzen du eta guk proposatu izan dugu arartekoa bezala etxe honek izendatzea legebiltzarrak izendatzea presidentea

parte hartzeko aukerak ere oso mugatuak dira eta azkenean bilakatu da organo bat gutxi batzuk erabakitzen dutena baina hor ere etxe honetan alderdiok ez duzue ikusi beharra aldatzeko

eta orain alderdi popularrak proposamen berri bat ekartzen digu

parte hartzeko euskadiko eskola kontseiluan orain dator proposamena nahiz eta alderdi popularrak bere momentuan lege proposamen bat egin zuen kideak aldatzeko orduan eduki zuen aukera baina ez zuen proposatu eta zilegi da e zilegi da proposamenak denbora desberdinetan

arraroa egin zaigu proposamen hau orain etortzea gu ez gaude proposamen honekin

ez dugu konpartitzen eta kontra bozkatuko dugu bi arrazoi nagusirengatik alderdi politikok badugu hezkuntzaz hitz egiteko aukera eztabaidatzeko aukera erabakiak hartzeko aukera etxe honetan

eta pentsatzen dugu benetako konpromisoa guk hezkuntzarekiko etxe honetan erakutsi behar dugula ekimenak aurkeztuaz jarraipena eginez gobernuari eztabaidak planteatuz akordioetara iritziaz europar batasuneko bataz besteko

bidea eginez abar eta abar konpromisoa pentsatzen dugu guk hemen erakutsi behar dugu

gero beste arrazoi nagusi bat da hezkuntza komunitateak bere marko propioak behar ditu

beraien dinamikak beraien eztabaidak hausnarketak eman ahal izateko alderdion presentziarik gabe eta iruditzen zaigu

eta ez dugu ahaztu behar ere esan duzu baina bertan dagoen ordezkaritza euskadiko eskola kontseiluan dagoen ordezkaritza eudelek

duela tokiko administrazioko sei ordezkari daude baina horiek ez dira alderdien ordezkari zuzenak baizik eta udal ordezkariak dira

jokatzen dute udalerriena eta paper hori oso oso inportantea da udalerrietan gauza asko egin daitezke

hezkuntza dela bitarteko bat gizarte kohesiorako elkarbizitzarako

beraz guk ez dugu beharrezkoa ikusten alderdien presentzia euskadiko eskola kontseiluan pentsatzen dugu guk han iritzia eman baino hemen dagoela gure lana eta hor konpromisoa tinkoa behar dugula hezkuntzarekiko

euren bataz bestekora hurbiltzeko sistema dual honen pribatizazioarekin bukatzeko benetako sistema inklusiboa sustatzeko hezkuntza euskaldun eleanitza bultzatzeko eta abar eta abar hainbat arrazoi jar ditzaket mahai gainean bengoechea andrea

hor dago gure konpromisoa hemen eta pentsatzen dut hor apustu sendo bat egin beharko genukeela alderdi guztiok hezkuntzaren alde zeren guztiok esaten dugu hezkuntza garrantzitsua dela

bazterrean geratzen da eta ez ahaztu hezkuntza bitarteko bat da gizarte kohesiorako elkarbizitzarako aurreko batean urkullu jaunari ekitaldi batean entzuten nion gizarte kultu bat eta hori da behar duena gizarte honek herritar kultuak prestatuak

eta hori da gure apustua eskerrik asko ubera andrea euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua eguerdi on guztioi egia esan

bi mila hemezortzian iaz barrio jaunaren eskutik zuek ekarri zenuten lege proposamena eskola kontseiluaren osaera zela eta barrio jaunak

kooperatiba izaerako ikastetxeen ordezkaritza bat eskola kontseiluan txertatzea eta

barrio jaunaren proposamen harekin eta bestelako ordezkari batzuk ere txertatu genituen besteak beste ikastetxe publikoetako zuzendariek batzen dituzten elkarteen ordezkaritza bat baina prozesu hartan lantalde hartan zuzenketa haietan inork ez zuen aipatu

inolako gogoetarik joan den urriaren hamalauan eskola kontseiluarekin zerikusia zuen beste kontu batez batzordean hitz egiten ari ginela

kexa bat azaldu zigun eskola kontseiluan eudelek ordezkaritza bat zuelako

eta hor amaituko zela kontua baina oker nenbilen

horretan gaude hezkuntza eskumenaren titulartasunari dagokionez zalantzarik gabe hezkuntza eusko jaurlaritzaren eskumen garrantzitsu bat da baina horrek ez du esan nahi toki erakundeek zer esanik ez dutenik legebiltzar honek bi mila hamaseian onartutako toki erakundeen legeak argi zehazten ditu euskal udalen eskumen propioak eta hamazazpi artikuluan hogeita hirugarrena atalean egiten da hezkuntza gaien inguruko aipamena

irakaskuntzaren programazioa egiten eta derrigorrezko eskolatze aldia betetzeko zaintzan parte hartzea bai eta haur hezkuntzako lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxe publikoen eraikina kontserbatzea mantentzea eta zaintzea ere era berean hezkuntza administrazioari laguntzea ikastetxe publiko berriak egiteko behar diren orubeak aurkitzen

badute zer esana hezkuntzari dagokionez gainera astero astero legebiltzar honetan plenoan dela batzordean dela etengabe oposizioko taldeengandik batez ere euskal udalei dei egiten diegu hezkuntza administrazioarekin lankidetzan aritu daitezen y a mí me gustaría que

eskola kontseiluei buruzko legean zehazten da zein den osaera eta guk geuk legebiltzar honetan duela urtebete moldatu genuen esan bezala eta lege horrek argi dio

ditzakeela udalerrien elkarte nagusiak edo federazio nagusiak eta udalek berriki esan dudan eskumen hori garatzeko inoiz baino garrantzitsuagoa da toki erakundeek euskadiko eskola kontseiluan ordezkaritza bat izatea

ez alderdi politikoek horrek argi geratu behar du bengoechea andrea zuk zeuk joan den urrian esaten zenuen nos han echado horrek pentsarazi nahi dit alderdi popularrak inoiz eskola kontseiluan ordezkariak izan dituenean alderdi politiko bezala jarduten zuela ez euskal

hombre logikoa da nabarmena da toki erakunde bakoitza alkate batek zuzentzen duela agintaldi bakoitzean zinegotzi talde batek lagunduta eta argi dago zinegotzi horiek hautagai zerrendaren batean aurkeztu dutela euren burua dela alderdi politiko baten zerrendan dela koalizio baten zerrendan dela herritarren zerrenda batean baina eudelen baitan toki erakundeak ordezkatzen dituzte ez alderdi politikoak

udal ordezkariak egon ziren ez ziren egon alderdi politikoak eta suposatzen dut eudelek hasi berri dugun

zeintzuk izango diren bere ordezkariak eta zalantzarik ez dut ordezkaritza anitza izango dela

planteatzen duen hori baina edozein direlarik ere ordezkari horiek toki erakundeen izenean joango dira euskadiko

eta bide batez eta batzuen eta besteen informazioa eguneratzearren azken udal hauteskundeez geroztik

alderdi jeltzalekoa da zilegi da talde popularrak jaurlaritzaren kontrola egin nahi izatea ondo dago logikoa da eta oposizioko

kontuen artean nagusienetarikoa eta hala jasota dago ganbara honetako araudian ere beste batzuen artean nabarmena bai aurrekontua onartzea ekimenak sustatzea baina baita jaurlaritzari kontrola egitea ere ustez hamabostean behin ostiraletan horretan jarduten du oposizioak baita idatziz egiten dituen galderetan

horretan zebilela hortaz hau da jaurlaritzari kontrola egiteko foroa gauza batean bat nator zurekin bengoechea andrea legebiltzarrak esateko ugari du

azken lau hamarkadetan oso erabaki garrantzitsuak hartu ditu eusko legebiltzarrak euskal eskola publikoaren legea onartu zuen unibertsitateen legea onartu zuen

hezkuntza akordioa lortzeko oinarriak ere bertan eztabaidatu eta adostu genituen eta etorkizunean ere bat nator zurekin hartu beharko ditu hainbat erabaki hartu beharko ditu euskal hezkuntza sistema etengabe eraldatzen ari den sistema delako

eta espero dut alderdi politiko guztiak eta talde popularra ere lan egin eta iritzia emateko gaur erakutsi duen gogo horrekin jarraitzea eta hemen legebiltzarrean dagokion foroan

eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria de bengoechea andrea zurea da hitza

bai arrazoia duzu kaleetan ere kaleetan ere eta hor izan behar dugu jendearekin hitz egiten eta

hasi gara erresolbitzen orduan

dudarik gabe eskerrik asko de bengoechea andrea euskal sozialistak ez

bengoechea andrea poztekoa zuen interesa eta tematzea euskadiko eskola kontseiluren osaera aldatzeko

zuek markatzen duzuen norabidean eta osaeraz gain ere funtzioa ere

gonbidatzen zaitugu eztabaidagai edo tramitean dagoen gure lege proposamena babestera horrelako interesa baldin badaukazue euskadiko eskola

bilakatuta dago gobernuaren organo bat gobernuaren politikak legitimatzeko organo bat eta behar dugu euskadiko eskola kontseilu indartsu bat benetan

hezkuntza komunitatearen zerbitzura egongo dena hezkuntza komunitatearekin lan egingo duena hausnarketak irekitzeko konpartitzeko eztabaidatzeko

eztabaidak eman behar dira konfrontatu behar da zeren gatazkarekin egiten dugu aurrera gatazkarik ez baldin badago ez da aurrera egiten dena bare bare mantentzen da

eztabaida konfrontazioak ere beharrezkoak dira eta zalantzarik gabe momentu honetan nahiz eta askotan

aukera galdu diren euskadiko eskola kontseiluari dagokionean garrantzia eman beharko genioke gai honi garrantzitsua delako are gehiago ikusita

momentua beraz animatu gainerako taldeak hausnartzera

euskadiko eskola kontseiluaren inguruan ez bakarrik osaeraren baita funtzioen inguruan bete behar duen paperaren inguruan eta bereziki animatu etxe honetan hezkuntzaren inguruan
irmotasunez eta tinkotasunez lan egitera eta gure partetik besterik ez eskerrik asko ubera andrea euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua bueno bengoechea andreak zioen eskola kontseiluaren legea ad eternum izan behar dugun

duela urtebete zuen taldearen eskutik ukitu genuelako eta hobetu genuelako

aitortzen dut baina beti esan dugu gauza bat izan ere ubera andreak ere esan du beraiek ekarri zuten bestelako kontu batzuk eztabaidatu nahian proposamen bat eta guk beti esan dugu etxea eraikina oinarritik hasi behar dugula eraikitzen inoiz ez

une honetan etorkizunerako euskal hezkuntza sistema baterako oinarriak adostu

eztabaidatu eta adostu genituen hortik abiatuta euskal hezkuntza sistema osoarentzako lege bat landu adostu eztabaidatu eta

eztabaidatzen dugunean adostu beharko ditugula zeintzuk diren sistemaren lehentasunak zeintzuk diren sistemaren erronkak eta behin horiei begiratuta adostu beharko ditugula zeintzuk diren horiei aurre egiteko beharrezkoak diren baliabideak eta moldaketak eta eztabaida horretan gaudenean zehaztu beharko dugu

educativa eta ubera andreak esan du une honetan euskadiko eskola kontseilua jaurlaritzaren politikak legitimatzeko organo bihurtu dela

euskadiko eskola kontseiluak iritzi izan du gobernuak abian jarri dituen politika publikoak edo ekimen zehatzak zuzenak zirela

kritika nabarmenagoak izan dira baina zalantzarik ez dago eta ikusi besterik ez dago bengoechea andreari eta horrenbeste gustatzen zaion urteroko txostena

urtero urtero euskadiko eskola kontseiluak bere balorazioak egiten dituela eta hobekuntza proposamenak egiten dituela eta zalantzarik gabe ez dela jaurlaritzaren politikak legitimatzeko organoa eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunerako adierazpen instituzionala indarkeria matxistaren biktimei erraparaziorako ekintzak

indarkeria mota honen egitura izaera nabarmentzen dugu eta gure konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko era berean nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku hartzearen alor guztietan prebentzioa hautematea arreta babesa koordinazioa eta justizia arreta berezia jarrita biktimei eta bereziki

eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jarrita euren beharrizan entzunez eta arreta emanez erreparazioaren ikusmoldetik

eta baliabide materialak edukita erreparaziorako eta ahalduntzeko esku hartze prozesu guztietan kudeaketa eta azkartasuna bermatzeko

tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz arreta eta erreparaziorako baliabideak egituratzeko indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat

lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak

talde feministekin eta emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan arituta

biktimei eta bizirik atera diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez era berean dei egiten diegu herritar guztiei udalerri guztietan azaroaren hogeita bost dela eta antolatuko diren salaketa eta aldarrikapen ekintzetan modu aktiboan parte har dezaten besterik gabe